guk dauzkagu proposamen zehatzak eta norabide argiak eta zentzu horretan adibidez

lehen sektorean izaera estrategikoa aitortu eta elikadura burujabetzaren norabidean sektorean indarketa eta zabalkundea bilatuko duen programa edo kooperatiba eta enpresa txikien berrikuntza eta maila teknologikoa igotzeko beharrezkoa diren neurri eta planen garapena horretarako

zerbitzu publikoak indartu eta zainketa ekonomiaren garrantziaz jabetuz

eta azkenean euskal herri osoko garapen orekatua eta kohesionatua helburu izanik eskualdeetako garapen propioen aldeko dinamika bultzatu behar dira

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

como mínimo no es serio nada más eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea matute jauna guztiz bat nator orain prieto jaunak esandako guztiarekin nik esango nuke

ez dela batere inondik inora ekimen serio bat estamos

orain daukagun eztabaida bi mila hamalauko aurrekontuen proiektuari buruz dela eta ez bi mila hamairukoari buruz

defizit helburu horrek bi mila hamairukoari egiten diola beraz

azaroaren zazpian eztabaida hori planteatu eta lehen prieto jaunak esan dizun moduan ez dauka zentzurik zuok berriz proposamena egiten duzuena izatea

hasteko ez da consentimiento posterior de bruselas hasteko malgutasun horretan aurrera egin ahal izateko eta malgutasun hori eman ahal izateko beharrezkoa zen aldez aurretik

hori onartzea eta orduan ez da alderantziz lehenengoa izan zen aurtengo lehenengo sei hilekoan malgutasun hori europar batasuneko batzordeak estatuari ipini eutsola

lehenengo aldiz aurten bi aldeko batzorde mistoan ekonomia itunak aurrikusten duen batzorde mistoan

orain arte aurrekoetan zerga eta finantza politiken batzordea egiten izan al delako eta hori ez delako euskadirako gobernuagaz mantentzeko harreman esparrua eta batzorde horretan bat koma bian finkatu zen defizit helburua baina

manejatzen dozula gaiagaz lotutako informazio guztia

jaurlaritzatik corcuera legebiltzarkideak egindako galdera bati emandako erantzuna badaezpada gogoratuko deutsut eta esaten izan da aldebiko akordioetan eusko jaurlaritzak lortu du inbertsio bankuak bei euskal autonomia erkidegoari eginiko ehun eta berrogeita hamar milioiko mailegua ez dadila zenbatu harentzat

euskadiko barne produktu gordinaren aurrikuspena prezio arruntetan hartzen badugu ekitaldi horretarako euskal autonomia erkidegoko

ehun eta berrogeita hamar milioi euro barne produktu gordinaren ehuneko zero koma hogeita zazpia izango dira beraz

gehi ehuneko bat koma bia beste leku batean

dena aztertu behar da negoziazioaren fruitu guztiak aztertu behar dira eta ez datu

ez da consentimiento requisito previo baino ezinezkoa izango zen aldez aurretik ez bazen egon partaidetzari buruz

eztabaidarako gai hau erakundeen arteko bilera batera

mailatzetik aurrera lanean egon zen honen

nora zuzenduko zen ebazteko beraz baliteke zuretzat aldundiek ez izatea erakunde afektatuak baina jaurlaritzaren ustez eurek

dira ordezkatzen ebana eta desde luego bitartekaritza ona da

zuok be eh bilduk be sinatutako

akordioa eta zuk esaten dozuna lehen

guztiz defentsiboa izan delako nik uste dudalako

zein ahula den zein zentzubakoa den

hasieratik ibili zarela esan beharrean argumentuak eman beharrean defentsa hutsa egiten zure ekimenena defentsa egiten pentsatuz edo aurrikusiz beste legebiltzar taldeetatik zer esango genduan zeren ez dauka inondik inora zentzurik

esaten baduzu eta esan dozu ez esan beste leku batean ez dala egin beste erakunde batzuetan badakizu zuk ez dela egin zuok euzko alderdi jeltzaleagaz lehen esan doutsuen moduan normala dan moduan koherentea dan moduan adostu dozue zertarako izango dan gehiago

ez ekonomiko ez sozialataz ez dozue ezer adostu

ezer adostu ezta berba egin inogaz eta nik uste dot oso garrantzitsua dela erantzukizun politikoz jokatu gura bada

jokatu gura bada esaten dena egitea edo egiten dena esatea

esatetik egitera zuen jardunean dagoen aldea izugarria da eta

erakundetariko batek zer motatako inbertsioak burutuko dituen eta beste erakunde batek zer motatako

diru kopuru hori oso kuriosoa da zuen partaidetza kontzeptua eta zuen bestearekiko errespetu kontzeptua

zuen iritziagaz ez badator bat kritikatu eta ez egin

zuon iritzien kontra zuen proiektuen kontra doanean

ez dozue errespetatzen eta hori ez da partaidetza hori

inbertsio handiak egiten direnean baina gehiengoak gura badau herritarren ordezkariek onartu badabe gehiengoz onartu beharko dozu ezta

ez errespetatu esaten jatzuena horretarako zertarako eroan gero zeuen proiektuagaz bat datorrena bakarrik errespetatzen badozue eta galdera bat

zalantzan jartzen gobernu guztiek eta alderdi guztiek pertsonentzat

nire ama izan zan moduko baserritarrentzako eta

aurrerantza lanean ikasteko egon diren pertsonentzat

emoteko aurrerantza egiteko baina baita

baita merkatarientzat baita irakasleentzat mundu guztiarentzat hori da ezberdintzen gaituena gure proiektuan pertsona guztiek dabela lekua eskerrik asko

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda da euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara sartuz eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

gobernar a todos que gobernar para todos eskerrik asko matute jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

alde eta ez inoren kontra

hori nik uste dot garrantzitsua dela ez dogu berriz ulertzen zergatik

pertsona batzuk beste batzuen aurrean ipintzen zergatik egon behar dira pertsona batzuek beste batzuen kontra

batzuentzako beste batzuentzako ez guztiontzako

guztiontzako gobernatzea eta

esango dut guztiok bat etorriko zariela gugaz aurrekontuaren kudeaketari dagokionez eta maneiro jaunak esan dauan

ez dut gogoratzen zein den erabili dozun kalifikatiboa baina

sarri askotan zuk zeuk hemen bideratu

negargarriak izan direla beraz ez dot ulertzen nondik nora horrelako kalifikazioak egiten dozuzan lamentable edo horrelakoak

aurrekontuen kudeaketa ez dozuela inondik inora egoera

sartuko dakizuenez urtarrilaren batan denok dakigunez prorroga presupuestarioan sartu ginen eta orain aurrekontuak dagoz araututa

aurrekontuen araudiagatik eta luzapen egoeran aplikatzen denagatik zertan erabiltzen denari buruz zertan erabiltzen dena

zertara zuzenduko den eta informazio hori gobernuak bidali du dokumentazio modura hona eta beste guztiaren informazio zehatza

aurrekontuaren ejekuzioan dago eta landuta hor ikusi ahal dira

gastuen norakoak amaitzeko erdibideko zuzenketa sinatu dugula eta beste alderdien aldeko botoa edukitzea eskertuko genukeela eskerrik asko

eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat ez berrogeita hamaika

jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bai bat ez berrogeita zazpi abstentzioak hogeita bost

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau jarraian euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dugun erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

emandako

geratu da gai zerrendako seigarren puntua beno abisatu

gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal sozialistak taldearen ordezkariak du hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkari den etxeberria jaunak dauka hitza

zure baimenarekin presidente andrea parece que

eskerrik asko etxeberria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

presidente andrea egun on oraindik guk ez dugu jaso

sozialista taldeko ordezkariak azaldu izan dit oro har guk

muinean bat bagatoz baina zenbait kasuetan zalantza bat edo gehiago saiatuko naiz azaltzen

agregakinen garraiolari autonomoen sektoreak apirilean azaldu zigun bere egoera tamalgarria eta berankortasunaren auziak

batez ere estatuko berankortasun legeak

urtekoak zedarritzen du bere laugarrena artikulu bigarrena puntuan zordunak

epe hori hirurogei egunetara zabaldu daiteke baina

harago ordainketa epeak adostu daitezkeen aldeen artean legeak

aldeen artean adostu ahal izate hori ahalmen hori enpresa handiek eta administrazio publiko askok nahiz eta hemen esaten da udala izan daitekeen

erabiltzen dute enpresa txikiak eta langile autonomoak behartzeko legebiltzar honetan egindako agerraldi hartan aipatu

enpresa handiek eta hau ere esan da berrehun egunetik gorako ordainketa epeak adostera behartzen dute eta azpimarratu nahiko nukeen adostera behartzen dutela eta egoera oso

lana galtzearen mehatxupean batez ere langile autonomoei salatu ziguten baten ez besten eta hau ere aipatu izan da

txiki hauek hilero hilero hogeita hamar milioi bere multzoan hogeita hamar milioi euro zor zaiela

lanpostu asko eta gogoratu behar dugu garraiolari horiek hurbileko garraiolariak direla alegia ez distantzia

lege arazorik ez dago hemen nahiz eta oinarrizko legea eta hori estatuaren eskumena izan legea zehatza da

aplikazioa izan daitekeen guk zalantzak badauzkagu adostutakoa nahiz eta

ordezkari sozialistak azaldutako moduan bigarren

orokorrean berankortasunaren zigor araubidea

zaku batetik oso zabala dela eta berankortasunaren izenean jende asko eraginda

hala nola maileguetan ezin ordaindu daitezkeen pertsonak

printzipioz zehatzago beharko lukeen berankortasunaren

zeini dagokion eta hori zehaztu gabe dago behintzat nik irakurritako testuan hori bat eta bi

baliabide politiko administratiboak badaude

hala nola eusko jaurlaritza aldundietan eta udaletan pleguen bitartez arautu ahal izateko edo kontrolatua ahal izateko eta hemen

zer gertatzen den jakin ahal izateko salbuespen horiek esanda eta denboraren laburtu beharrez

eta gure jarrera printzipioz abstentzioaren aldekoa izango da eskerrik asko

jauna eta erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza sí con

euzko abertzaleak hitza hartu behar du bai zure baimenarekin

esateko baita ere isasi jaunari legea

aldatzen dituela baita ere beste lege batzuk eta berak ematen dizkigula hainbat

harremanak jarraitzeko eta exijentzi berriak egiteko orduan gauzak aldatzen ari dira eta uste dut zenbait gauza gehiago egitea badagoela

kezkak beharbada emendakin baten bitartez zuzendu zitezkeen eta

beste transakzio batean egingo genitzake baino kasua izan ez denez

eskerrik asko etxeberria jauna maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar barrio jaunak ezta ere eh bildu taldearen isasi jauna zurea da hitza

testua daukat baina esaten da lehenengo puntuan espainiako gobernuari eskatzen zaio zigor

bat egitea berankortasunaren aurka

ze berankortasun klasez ari dela eta guk ikusten dugu ez dela gauza bera hau da bere etxeko mailegua ezin ordaindu

dezaken pertsonaren kasua edo hemen aipatzen direnak eta horrexegatik hemen dago salbuespen egoera hori gainontzeko puntuekin bat gatoz eta pentsatzen dugu eta orain jeltzaleen ordezkariak esan duen moduan gauza asko egin daitezkeela eta eskatu egin dugu egitea baina batgarrena puntuarekin

gure jarrera abstentzioa izango da eskerrik asko eskerrik asko isasi

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena euskadi eta europa gaiaren inguruan eusko jaurlaritzaren komunikazio bat eta osoko bilkura monografiko bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

bi urte egin eztabaida hartan ikusi ahal izan dudanaren arabera europaren aldeko eta kontrako argudioak errepikatu ziren merkatuaren eta kapitalaren nahien menpe aritze den europako batasun horrek euskal herriari herria den enean egin dion ekarpen positiboa edo negatiboaren

berriro ere eztabaida hau errepikatzen dugu helburu batekin

eta nabarmena da bi urte beranduago toki berean gaudela hastapeneko puntuan gaude eta are gehiago esango nuke bi urte hauetan europatik zaizkigun politikek gainditu egin gaituzte

ardura hori ere baduela eajk alegia euskal herria bildurekin batera eajk ere uste duela gure eskumenak kolpatzen direla

ez inposatzeko neurri antisozial eta antidemokratikoak kapitalak eta merkatuek agintzen duten europatik

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

beti izaten da ona europari buruz eztabaidatzea eta batez ere gainera oraingo garaietan denok begiratzen dugunean

esan behar dugu talde sozialistatik ez dugula txarto ikusten

honetan zein izan den gure erakundeen papera europar batasunean eta aldi berean finkatzea zeintzuk diren gure lehentasunak europan urtero

monográfico sobre esta cuestión cada año nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

andrea legebiltzarkideok beno ni oso laburra izango naiz

eztabaidaren sakonean sartuko bakar bakarrik eskertu barrio jauna mendia andrea izan duten malgutasunarengatik erdibideko testu batera iristeko eta noski

gizarte honek badaki baita ere hasiera hasieratik

europa zaleak gara partekatzen ditugulako europaren proiektuaren sorrerako printzipioak eta horretan

argi daukagu herri honen etorkizuna neurri zabal batean europak

eta neurri batean garatu dituen printzipioak printzipioei lotuta dagoela baina europa zaleak izatea ez du esan nahi erabat ados gaudela gaur egun

ereduarekin gaur egun europak daukan egiturarekin europak gaur egun garatzen dituen politikekin eta zentzu horretan

ordezkari edo bozeramailekin noski partekatu dezakegu eta partekatuko ditugu noski printzipio batzuk

zalantzarik izan baina bueno tira hori pixkat

ikusiko dugu ze ez dut uste gaur momentua dela unea dela eztabaida horretan eta printzipio horietan sakontzeko gu behintzat ez dugu horrela enfokatu gaurko eztabaida hau baizik eta jaurlaritzari egiten zaion eskaera

aurreko legealdian baita ere adostu genuen beste elementu bat erdibideko testuari erantsi egin diogu eta izan da ez bakarrik ez dakit behin batean txosten bat jaurlaritzak hona legebiltzarrera bidali dezala baizik eta urtero eta nik uste dut horrekin batera

aukera izango duela urtero urtero halako eztabaida dinamika bat izatea eta

finkatzea europear integrazio proiektuaren inguruan guk printzipioz ez dugu gaizki ikusten ponentzi bat eratzea eta ponentzi bat

jaurlaritzak bere txostena bidali dezala ezta eta horrekin batera gure posizioak iritziak proposamenak mahai gaineratuko ditugu

berriz diot nik uste dut akordio zabaletara iristeko aukera izango dugula

eskerrik asko uribe etxeberria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeetara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandan

euzko abertzaleak bai uribe etxebarria jauna zure da hitza bai eskerrik asko
legebiltzarburu anderea jesarlekutik zure baimenarekin

eskerrik asko uribe etxebarria jauna mistoak ez du hitz egiteko asmorik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

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda amaituta